bosketa hasiko degu lehenengo bozk esku eskua altzata egingo degu bozketa lehenengo bozketa alderdi sozialistaren

boskatuko ditugu e taldeak esin izan ditugu egin ondorioz

alderdi sozialistaren lehenengo ebazpena aldeko botoak

abstenzioak emandako

hogeita zazpi ez hogeita zazpi abstentzioak hogeita bat

aldeko botoak aurkako botoak

aldeko botoak aurkako botoak

ondorioz ez da onartzen bigarrena ebazpena hirugarrena ebazpena aldeko botoak

aurkako botoak abstenzioak emandako botoak hirurogeita

onartuta geratzen da hirugarrena ebazpena laugarrena

aldeko botoak aurkako botoak

hamabost bai hirurogeita lau ez hamar abstentzioak bat onartuta geratzen da

aldeko botoak aurkako botoak

abstenzioak emandako botoak hirurogeita hamabost bai hirurogeita lau ez hamar abstentzioak bat ondorioz onartuta geratzen da

ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

emandako botoak hirurogeita hamabost

zazpigarrena ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

hogeita hemezortzi abstentzioak hogeita bat ondorioz ez da onartzen zortzigarrena ebazpena aldeko botoak

bai hamazazpi ez hogeita hamazazpi abstentzioak ez da onartzen bederatzigarrena ebazpena aldeko botoak

aurkako botoak

abstentzioak hogeita hamaika ondorioz onartuta gelditzen da bederatzigarrena ebazpena hamargarrena ebazpena

aho batez onartuta geratzen da hamaikagarrena ebazpena aldeko botoak

abstenzioak emandako botoak hirurogeita hamabost bai hirurogeita bost ez

aldeko botoak aurkako botoak

emandako botoak hirurogeita hamabost bai hogeita hemezortzi ez hogeita hamazazpi

hamairugarrena ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

hamabost bai hogeita sei ez berrogeita zortzi abstentzioak bat ez da onartzen

aldeko botoak aurkako botoak

ez hogeita hamazazpi abstentzioak bat enpate dagoenez berriro bozkatuko dugu aldeko botoak aurkako botoak

abstentzioak bat enpate dagoenez hurrengorako geratuko da hamabostgarrena ebazpena aldeko botoak

emandako botoak hirurogeita hamabost bai hirurogeita hamabost aho batez hirurogeita hamabost boskekin onartuta geratzen da hamaseigarrena ebazpena aldeko botoak

aurkako botoak emandako botoak hirurogeita hamabost

ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

abstenzioak emandako botoak hirurogeita hamabost bai berrogeita hamalau abstentzioak

hamazazpigarrena ebazpena hemezortzigarrena ebazpena aldeko botoak

boskarekin hemeretzi aldeko botoak emandako botoak

hirurogeita hamabost bai hirurogeita hamabost aho batez onartuta gelditzen da hirurogeita hamabost boskekin hogeigarrena ebazpena aldeko botoak

emandako botoak hirurogeita hamabost bai hirurogeita hamabost aho batez onartuta gelditzen da hirurogeita hamabost boskekin hogeita batgarrena ebazpena aldeko botoak

hogeita bigarrena ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

hogeita hirugarrena ebazpena hogeita laugarrena ebazpena aldeko botoak

aurkako botoak abstenzioak emandako botoak hirurogeita hamabost bai berrogeita hamalau abstentzioak hogeita bat

aldeko botoak aurkako botoak abstenzioak emandako botoak hirurogeita hamabost bai berrogeita hamalau abstentzioak hogeita bat onartuta geratzen da hogeita bostgarrena ebazpena hogeita seigarrena ebazpena aldeko botoak

aurkako botoak abstenzioak emandako botoak hirurogeita hamabost bai berrogeita hamalau abstentzioak hogeita bat onartuta gelditzen da hogeita seigarrena ebazpena hogeita zazpigarrena ebazpena aldeko botoak

aurkako botoak emandako botoak hirurogeita hamabost bai berrogeita hamalau

aldeko botoak aurkako botoak

hogeita zortzigarrena ebazpena hogeita bederatzigarrena ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

aldeko botoak aurkako botoak abstenzioak emandako botoak hirurogeita hamabost bai berrogeita lau abstentzioak hogeita hamaika onartuta geratzen da hogeita hamargarrena

aldeko botoak aurkako

bai hogeita hamazazpi ez hogeita zazpi abstentzioak hamaika onartuta geratzen da hogeita hamairugarrena ebazpena hogeita hamalaugarrena ebazpena aldeko botoak

abstenzioak emandako botoak hirurogeita hamabost bai hamazazpi

ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

aurkako botoak

hirurogeita hamabost bai hogeita zazpi ez hogeita zazpi

berriro bozkatuko dugu hurrengoan hogeita hamaseigarrena ebazpena aldeko botoak

abstenzioak emandako botoak hirurogeita hamabost bai berrogeita hamalau abstentzioak hogeita bat onartuta gelditzen da hogeita hamaseigarrena ebazpena hogeita hamazazpigarrena ebazpena aldeko botoak emandako botoak hirurogeita hamabost bai hirurogeita hamabost aho batez hirurogeita hamabost boskarekin hogeita hemezortzigarrena ebazpena

aurkako botoak emandako botoak hirurogeita hamabost bai berrogeita hamalau ez hogeita bat ondorioz onartuta geratzen da hogeita hemezortzigarrena ebazpena

aurkako botoak emandako botoak hirurogeita hamabost bai berrogeita hamalau ez hogeita bat onartuta geratzen da

aldeko botoak aurkako botoak

aldeko botoak aurkako botoak

abstenzioak emandako botoak hirurogeita hamabost bai hogeita zazpi ez hogeita zazpi abstentzioak hogeita bat enpate dagoenez hurrengorako geratuko da bozketa berrogeita batgarrena

berrogeita bigarrena ebazpena aldeko botoak

emandako botoak

hirurogeita hamabost bai berrogeita hamalau

berrogeita hirugarrena ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

abstenzioak emandako botoak hirurogeita hamabost bai hamasei ez hogeita zazpi

ez da onartzen berrogeita hirugarrena ebazpena berrogeita laugarrena ebazpena aldeko botoak

aurkako botoak emandako botoak hirurogeita hamabost bai berrogeita hamalau ez hogeita bat onartuta geratzen da berrogeita laugarrena ebazpena berrogeita bostgarrena ebazpena

ez hogeita bat onartuta geratzen da berrogeita bostgarrena ebazpena berrogeita seigarrena ebazpena aldeko botoak

ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

aldeko botoak aurkako botoak

urrunerako geratuko da bozketa hau berrogeita zortzigarrena ebazpena aldeko botoak

emandako botoak hirurogeita hamabost bai hirurogeita hamabost aho batez hirurogeita hamabost boskarekin onartzen da berrogeita zortzigarrena ebazpena berrogeita bederatzigarrena ebazpena aldeko botoak

aurkako botoak emandako botoak

bai berrogeita zortzi ez hogeita zazpi onartuta geratzen da berrogeita bederatzigarrena ebazpena berrogeita hamargarrena ebazpena aldeko botoak

boskarekin onartzen da berrogeita hamaikagarrena ebazpena aldeko botoak

abstentzioak hamaika onartuta geratzen da berrogeita hamaikagarrena ebazpena berrogeita hamabigarrena ebazpena aldeko botoak

abstentzioak hogeita bat ondorioz onartuta geratzen da berrogeita hamabigarrena ebazpena

a ver pasako gea park haitu ez dauka e

ebazpenak bozkatuko ditugu erdaraz esango ditut itzultzaileek

daukatelako hemen grupo desberdinak egingo ditugu eta lehenengo taldea

aldeko botoak aurkako botoak

ez hogeita hamazazpi ondorioz onartuta geratzen dira esandako guzti horiek bigarren taldea segundo grupo

hamalau lau puntu hamairu lau puntu hamazazpi

aurkako botoak emandako botoak hirurogeita hamabost bai berrogeita hamalau ez hogeita bat ondorioz

geratzen dira esandako ebazpen guzti horiek hirugarren grupoa tercer grupo

aldeko botoak aurkako

ez hogeita hemezortzi ondorioz ez dira onartzen esandako bi ebazpenak laugarren taldea

hiru puntu bost lau puntu hogeita bat puntu bat lau puntu hogeita bat puntu bi bost puntu bost zazpi puntu lau aldeko botoak

bai hamar ez hirurogeita lau abstentzioak bat ondorioz ez da onartzen esandako ebazpen guzti horiek bosgarren taldea

aldeko botoak aurkako botoak

aldeko botoak aurkako botoak

utziko da guzti hauen bozketa seigarren taldea bat bost puntu sei sei puntu lau zazpi puntu bi zazpi puntu hiru zazpi puntu bost bederatzi puntu bat

aurkako botoak abstenzioak

emandako botoak hirurogeita hamabost bai hamar ez hirurogeita lau

ez dira onartzen esandako ebazpen guzti horiek zazpigarren taldea y diez punto uno aldeko botoak aurkako botoak abstenzioak

bai hogeita hemezortzi ez hamasei abstentzioak hogeita bat ondorioz onartuta

dira bi ebazpen hauek eta azkenik bi puntu hamabost aldeko botoak

aurkako botoak abstenzioak

bai berrogeita hamairu ez hogeita bat abstentzioak bat ondorioz onartuta geratzen da

ebazpena talde bat egingo dugu

zazpi zortzi hamaika upyd orain jarraian upyd primer grupo

aurkako botoak abstenzioak emandako botoak hirurogeita hamabost bai berrogeita hamalau abstentzioak hogeita bat ondorioz onartuta

zortzi eta hamaika ebazpenak orain batgarrena ebazpena aldeko botoak

aldeko botoak aurkako botoak

abstenzioak emandako botoak hirurogeita hamabost bai berrogeita hamalau abstentzioak hogeita bat ondorioz onartuta geratzen da bigarrena ebazpena hirugarrena ebazpena aldeko botoak

aurkako botoak emandako botoak hirurogeita hamabost bai berrogeita lau ez hogeita hamaika onartuta geratzen da hirugarrena ebazpena

erdi bideko ebazpen bat daukagu hemen lau upydrena eta euzko abertzaleen hogeita hiru ebazpenarekin

abertzaleak ez eske ez zekiten zer ari ziren bozkatzen ez esan didate

alde aldeko botoak aurkako botoak emandako

bai berrogeita hamalau ez hogeita bat onartuta geratzen da erdibideko zuzenketa hau

ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

berrogeita hamalau abstentzioak hogeita bat onartuta geratzen da bostgarrena ebazpena orain

upyd eta euzko abertzaleen hogeita sei transaccional entre

euzko abertzaleak aldeko botoak aurkako botoak

bai hogeita zortzi ez hogeita hamaika abstentzioak hamasei ez da onartzen erdibideko transakzional hau

aldeko botoak aurkako botoak

ez hamasei abstentzioak hogeita bat ondorioz onartuta geratzen da erdibideko transakzionala

aldeko botoak emandako botoak hirurogeita hamabost bai hirurogeita hamabost aho batez hirurogeita hamabost boskarekin onartzen da

ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

ez hogeita bat onartuta geratzen da hamabigarrena ebazpena

ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

emandako botoak hirurogeita hamabost bai berrogeita hamalau ez hogeita bat onartuta geratzen da hamalaugarrena

ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

bai hamazazpi ez berrogeita zortzi abstentzioak hamar ez da onartzen hamabostgarrena ebazpena hamaseigarrena ebazpena aldeko botoak

hamazazpigarrena ebazpena aldeko botoak emandako botoak hirurogeita hamabost bai hirurogeita hamabost aho batez onartzen da hirurogeita hamabost boskarekin

ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

aldeko botoak aurkako botoak

enpate dagoenez hurrengo bozketarako geratuko da

aldeko botoak aurkako botoak

ez berrogeita hamairu abstentzioak hogeita bat ondorioz ez da onartzen hemeretzigarrena

eh bildu taldearen ebazpenak bozkatzera pasatuko gara

lehenengoa aldeko botoak

aurkako botoak emandako botoak hirurogeita hamabost bai hogeita bat ez berrogeita hamalau ez da onartzen

bai hirurogeita lau ez hamaika onartuta geratzen da bigarrena ebazpena hirugarrena ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

aldeko botoak aurkako botoak

geratu da hirugarrena ebazpena laugarrena ebazpena aldeko botoak

abstenzioak emandako botoak hirurogeita hamabost bai hirurogeita lau ez hamar abstentzioak bat onartuta geratzen da bostgarrena ebazpena ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

aldeko botoak aurkako botoak

abstenzioak emandako botoak hirurogeita hamabost bai hogeita hamazazpi ez hamar

onartuta geratzen da zazpigarrena ebazpena zortzigarrena ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

ez hamaika abstentzioak hogeita zazpi onartuta geratzen da zortzigarrena ebazpena bederatzigarrena ebazpena aldeko botoak

aurkako botoak emandako botoak hirurogeita hamabost bai hogeita hamazazpi ez hogeita hemezortzi ez da onartzen bederatzigarrena ebazpena hamargarrena ebazpena aldeko botoak

hamaikagarrena ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

hamaikagarrena ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

abstenzioak emandako botoak hirurogeita hamabost bai hogeita hamazazpi ez hogeita hamazazpi abstentzioak bat enpate dagoenez hurrengo bozketarako geratuko da

aldeko botoak aurkako botoak

abstenzioak emandako botoak hirurogeita hamabost bai hogeita hamazazpi

aldeko botoak aurkako botoak

ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

enpate dagoenez berriro bozkatuko dugu hamalaugarrena ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

abstenzioak emandako botoak hirurogeita hamabost bai hogeita hamazazpi ez hogeita hamazazpi abstentzioak bat enpate dagoenez hurrengo bozketarako geratuko da hamalaugarrena ebazpena

botoak aurkako botoak

abstenzioak emandako botoak hirurogeita hamabost bai hirurogeita lau ez abstentzioak bat onartuta geratzen da hamabostgarrena ebazpena hamaseigarrena ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

bai hirurogeita lau ez hamaika onartuta geratzen da hamaseigarrena ebazpena hamazazpigarrena ebazpena aldeko botoak

aurkako botoak emandako botoak hirurogeita hamabost bai hogeita bat ez berrogeita hamalau ez da onartzen hamazazpigarrena

hemeretzigarrena ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

abstenzioak emandako botoak hirurogeita hamabost bai hogeita hamazazpi ez hamaika abstentzioak hogeita zazpi onartuta geratzen da hemeretzigarrena

aurkako botoak emandako botoak hirurogeita hamabost bai hogeita hamazazpi ez hogeita hemezortzi ez da onartzen

aldeko botoak aurkako botoak

ez hamar abstentzioak bat onartuta geratzen da hogeita batgarrena ebazpena hogeita bigarrena ebazpena aldeko botoak

ez hamaika abstentzioak hogeita zazpi onartuta geratzen da hogeita bigarrena ebazpena hogeita hirugarrena ebazpena aldeko botoak

onartuta geratzen da hogeita hirugarrena ebazpena hogeita laugarrena ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

abstenzioak emandako botoak hirurogeita hamabost bai hirurogeita lau ez hamar abstentzioak bat onartuta geratzen da hogeita laugarrena ebazpena

aurkako botoak emandako botoak hirurogeita hamabost bai hogeita hamazazpi ez hogeita hemezortzi ez da onartzen hogeita bostgarrena ebazpena hogeita seigarrena ebazpena aldeko botoak

abstenzioak emandako botoak hirurogeita hamabost bai hirurogeita lau ez hamar abstentzioak bat onartuta geratzen da hogeita zazpigarrena ebazpena hogeita zortzigarrena ebazpena aldeko botoak

hogeita zortzigarrena ebazpena hogeita bederatzigarrena ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

abstentzioak hamasei ez da onartzen hogeita bederatzigarrena ebazpena hogeita hamargarrena ebazpena aldeko botoak

aldeko botoak aurkako botoak

hamabost bai hirurogeita lau ez hamar abstentzioak bat onartuta geratzen da hogeita hamaikagarrena ebazpena hogeita hamabigarrena ebazpena aldeko botoak

ez hogeita hemezortzi ez da onartzen hogeita hamairugarrena ebazpena hogeita hamalaugarrena ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

abstenzioak emandako botoak hirurogeita hamabost bai hogeita hamazazpi ez hogeita hamazazpi abstentzioak bat enpate dagoenez berriro bozkatuko dugu hogeita hamalaugarrena ebazpena aldeko botoak

hogeita hamalaugarrena ebazpena

ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

abstenzioak emandako botoak hirurogeita hamabost bai hogeita hamazazpi ez hogeita hamazazpi abstentzioak bat enpate dagoenez berriro bozkatuko dugu hogeita hamabostgarrena ebazpena aldeko botoak

hogeita hamazazpigarrena ebazpena hogeita hemezortzigarrena ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

abstenzioak emandako botoak hirurogeita hamabost bai hogeita hamazazpi ez hamar

onartuta geratzen da hogeita hemezortzigarrena ebazpena hogeita hemeretzigarrena ebazpena aldeko botoak

ez hogeita zazpi onartuta geratzen da hogeita hemeretzigarrena ebazpena berrogeigarrena ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

bai berrogeita zortzi ez hogeita zazpi onartuta geratzen da berrogeita batgarrena ebazpena berrogeita ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

hogeita zazpi abstentzioak hogeita zazpi ez da onartzen berrogeita bigarrena ebazpena berrogeita hirugarrena ebazpena aldeko botoak

eta azken bozketa euzko abertzaleak taldearen ebazpenak

ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

berrogeita hamalau abstentzioak hogeita bat onartuta geratzen da batgarrena ebazpena bigarrena ebazpena aldeko botoak aurkako botoak abstenzioak emandako botoak hirurogeita hamabost bai berrogeita hamalau abstentzioak hogeita bat onartuta geratzen da bigarrena ebazpena hirugarrena ebazpena aldeko botoak

hirugarrena ebazpena laugarrena ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

hamabost bai berrogeita hamalau ez hogeita bat onartuta geratzen da laugarrena ebazpena bostgarrena ebazpena aldeko botoak

aurkako botoak emandako botoak hirurogeita hamabost bai berrogeita hamalau ez hogeita bat onartuta geratzen da bostgarrena ebazpena seigarrena ebazpena

aurkako botoak emandako botoak hirurogeita hamabost bai berrogeita hamalau ez hogeita bat onartuta geratzen da seigarrena ebazpena zazpigarrena ebazpena aldeko botoak

aldeko botoak aurkako botoak

ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

abstenzioak emandako botoak hirurogeita hamabost bai hogeita hamazazpi ez hamazazpi abstentzioak hogeita bat onartuta geratzen da bederatzigarrena ebazpena hamaikagarrena ebazpena

aldeko botoak aurkako botoak

berrogeita hamalau abstentzioak hogeita bat onartuta geratzen da hamaikagarrena ebazpena

aldeko botoak aurkako botoak

hamalaugarrena ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

hamabostgarrena ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

berrogeita hamalau abstentzioak hogeita bat onartuta geratzen da hamabostgarrena ebazpena hamaseigarrena ebazpena aldeko botoak aurkako botoak abstenzioak emandako botoak hirurogeita hamabost bai berrogeita hamalau abstentzioak hogeita bat onartuta geratzen da hamaseigarrena ebazpena hamazazpigarrena ebazpena aldeko botoak

abstenzioak emandako botoak hirurogeita hamabost bai berrogeita hamalau abstentzioak hogeita bat onartuta geratzen da hamazazpigarrena ebazpena hemezortzigarrena ebazpena aldeko botoak

ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

hogeigarrena ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

hogeita bat onartuta geratzen da hogeigarrena ebazpena hogeita batgarrena ebazpena

ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

hogeita bigarrena ebazpena hogeita hirugarrena transatua denez hogeita lauera pasako gara aldeko botoak aurkako botoak

hogeita bat hogeita laugarrena ebazpena onartua geratzen da hogeita bostgarrena ebazpena aldeko botoak

aurkako botoak emandako botoak hirurogeita hamabost bai berrogeita hamalau ez hogeita bat onartuta geratzen da hogeita

hogeita sei transatua dagoenez hogeita zazpiera pasako gara aldeko botoak aurkako botoak abstenzioak emandako botoak hirurogeita hamabost bai berrogeita hamalau abstentzioak hogeita bat onartuta geratzen da hogeita zazpigarrena ebazpena gai zerrenda agortuta plenoa